jaurlaritzaren aldetik gure aurretik hitza izan duten zenbait legebiltzarkideek

nik ere datua berretsi nahi dut ez dira bederatzi hilabete

aurreko bilkura monografikoa egin aurretik egin genuenetik eta orduko planteamendu berberak eragin du gaurko saioa ere

horren zilegitasuna zalantzan jarriko eta ez du saihestuko ez eztabaida hau ez legebiltzarrean sortuko den beste

orain eta hemen planteatuta dago eta horri helduko diot eguneko egoera ekonomikoaren azterketa eta testu inguruaren kokapen bat egingo dut aste honetan bertan

euskal estatistika erakundeak iazko laugarren

kontu ekonomikoaren emaitzak argitaratu ditu bai eta bi mila hamabian gure ekonomiak izan zuen bilakaeraren lehen estimazioa ere iaz gure barne produktu gordinaren ehuneko bat

izan zuen eta bi mila hamairu lanpostu garbi galdu genituen legebiltzarreko ogasun batzordean egindako hitzaldian

euskadiko iharduera ekonomikoak okerrera egin du

eta joera hori gaiztotu egin da hiru hilekoz

barne produktu gordinaren urtez urteko aldakuntza tasen eboluzioak ere agerian jartzen du ekitaldiaren hasieran

bigarren hiru hilekoan ehuneko bata hirugarrenean ehuneko

atzeraldi ekonomikoa larrian gaude azken lau urteetan izan dugun bigarren atzeraldia da eta bi mila bederatziko atzeraldi handia bezain larria izan arren egia da euskadiko ekonomiak ez dituela

historian gure historia berrian joan den urtean mundu mailako hazkundea ere mantsotu egin da europan berriz

finantza merkatuak lasaitu ezinik eta zor subiranoaren krisia ere hortxe daukagu azkenean bateko eta besteko europako herri guztiek

hau da oraingo egoera une honen erradiografia eta horri jarraiki itundutako zergen bilketaren ehuneko

txikitu zen bi mila hamaika ekitaldiarekin alderatuta zazpiehun milioi euro gutxiago zenbatekoa

hau da bi mila sei urteko bilketa parametroetara iritsi

ia bi mila hamabi urteko osoan zerga bilketa zenbaki gorrietan ibili da aurreko urtearekin alderatuta eta kudeaketa

bilketak estatuarekin egindako doikuntzak aintzat hartu gabe urte

gainditu du herri dirubideen euskal kontseiluak joan den urrian onartu zuen itxiera

hurrengo hileetako egoeraren bilakaerari dagokionez itxaropentsu izateko beste arrazoi bat izan daiteke hau edonola ere azken urteetan zerga bilketak izan duen ahulera eta batzuetan beherakadaren arrazoi nagusiena

geldoa edo murriztua dela uste dugu hala esaterako krisialdiaren aurreko urte

bi mila bosteko bi mila seiko ekitaldietan euskadin zerga bilketa ehuneko zortzi ehuneko hamar

bestalde amaitu berri den bi mila hamabi urtean gertatutakoa aztertzen jarraituz lanaren etekin gaineko atxikipenengatiko sarreren

enplegu suntsiketaren eragina da balio erantsiaren zerga bilketa ere txikitu egin da bigarren urtez jarraian

beste hitz batzuetan esanda baliabide publikoak txikitu izanaren arazoa ez du zerga ereduak

ekonomiaren atzeraldiak baizik aintzat hartuta guztia dela hobegarria eta gaur egungo eredua hobetzeko edozer planteamendu aztertu eta eztabaidatu daitekeela dena den nire konbentzimendu honek ez du oztopatu

behar azken hiletan euskadiko alderdiek zerga sistemak behar duen erreformaren gainean azaldu duten adostasuna

era berea nabarmentzekoa da euskal erakundeek lantaldeekin bat egin izanak bidea ireki duela ekonomia itunak bat egin dezan zergen armonizazioari buruzko gaur egun europan eztabaidari aldaketekin gobernu honek arreta handia dauka jarrita kontu horien artikulazio operatiboan nahi ditu aurreko guztiarekin bat erakundeen arteko leialtasuna balio ukaezina da baina leialtasuna izateak edo ez izateak ondorio ukigarriak sorraraziko ditu ez da izango eusko jaurlaritzaren aitzakia gure aburuz

ituna etengabe eguneratzeak eta egokitzeak beste eskakizun batzuk ere baditu

osatzen duten figura guztiak modulatzeko eskumena edukitzea politika fiskalaren alorreko erabakiak hartu ahal izateko kontuan harturik jakina europako armonizazioa batez ere zeharkako zergen

eta honekin amaitzeko eztabaida ekonomiko hau bideratzeko erabili dugun

finantzaburu askitasuna eta ekonomia suspertzea hausnarketa sakona egin nahiko nuke fiskalitatearen adar politikoari

eta egungo egoera politikoaren balioari buruzko iritziak alde batera utzita beti izango da iritziak emateko parada noski

adostasun hautsi ezina lortzea euskadiko zerga erreforma proposatzeko eztabaidatzeko eta onartzeko eta foroak gaur egun badakigu zeintzuk diren gure iritzian modeloak ondo funtzionatu du

bestela esanda ez dugu ulertzen zergatik ipintzen den auzitan

garaia bizi dugunean kontuan izanda on garaietan eredu berak ez duela aitzakiarik diru bilketa espero izandakoa baino

bi digitu handiagoa zenean eta erakunde guztiek beren eskumenak lasai asko

nik neuk uste dut euskadiko autonomia erkidegoko eredu fiskala eredu orekatua dela eredu komunen eta foru erakundeen antolaketari dagokionez eredu horrek adostasun instituzionala eta politikoa eskatzen ditu eredu hau gure herriak zerga politikaren alorrean behar dituen erabakiak

eta hainbat aldetik entzuten denari erantzunez eredu gardena gainera

kide naizen aldetik ezin onar dezaket puntu honetan euskadiko zerga koordinaziorako organoa erakunde iluna denik dakizuenez legebiltzarrak sortutako organo horren egitekoa euskadiko zerga jarduera armonizatzea

lana ez dut onartuko araudiarekin lotutako erabaki oro izapidetzan direlako gure erakundeetakoaren bateko legetan

era batera edo bestera publiko egiten delako sinesten dut foru kudeatzaileen

sinesten dut zergen alorreko leialtasun instituzionalean eta jaurlaritzaren izenean leialtasun hori bera deitzen dut legebiltzar honetan

orain artean izan dugun eredu organikoan izan ere ez sinesteak esan nahi du ez dugula gure estatutu bizikidetzan sinesten ezta harekiko errespetuan ere kontrakoa esatea gure bizikidetzaren muina zalantzan ipintzea da beste eztabaida baterako mamia da

beste garai batzuk beste adostasun batzuk eskatuko dituena

auzia baina ez fiskalitatearen bidez horregatik honekin amaitzen dot eskerrik asko legebiltzarkide

eta orain erantzuteko txandan sartuko gara euskal sozialistak taldearen

eskerrik asko lópez jauna mistoa upyd taldearen ordezkari den maneiro jaunak dauka hitza

seguramente se acerquen a las cincuenta nada más y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

eh bildu taldearen ordezkaria den pinedo andereak dauka hitza

nahi duela herrialde bat zeinen indikadore sozio ekonomikoak jarraitzen duten europako

guk gura duguna da haratago joatea zeren europan estatu asko daude

eta klaro batez bestekoak tranpatxoa egiten digu beti ere gaizkiago dauden estatuak hor daude guk nahi dugu haratago joatea

europako herrialdeak dira baina ipar europako herrialdeak daude hor eta

haien zergak onartu behar ditugu ezin duguna eduki da

eta pentsatzea horrekin lortuko dugula zerbitzu sozial horiek izatea asko dago egiteko asko

estatuen ongizatera gerturatzeko hablaba

berriz ere horretan egiten zuen generar empleo

sailburuak berriz ere esan du horretan datzala gaurko arazoa

egia da guk gaur pentsatzen genuela gobernuak azalduko zigula zer egingo zuen atal honetan nolabait zertara dagoen prest esango zuela edo eta egia esanda datuak eman dizkigu ekonomiaren egoerari buruz nor gauden zertan

gobernua zeintzuk dira gobernuaren egitasmoak arlo honetan

armonizazioa aitzakia denik esan dut armonizazioa

ez da homogenizazioa eta zirrikituak guztiz kenduta daudela esaten digu gorospe andreak edo nolabait

eta zirrikitu asko daude gorospe andrea eta zuk badakizu daudela egon badaude bai entzun dotzut entzun dotzut primeran entzun dotzut esan dozu

nolabait ez nolabait ez egon behar dira kenduta eta horretarako gaude ez da bakarrik iruzurraren kontra egitea elusioaren kontra ere egin behar da elusioa arazoa da

baina arazo bat da eta dirutza galtzen da hor dirutza galtzen da guk esan dugu gure

aurrerakoia ekitatiboa eta solidarioa izango da eta gero

helburu koiunturalak dira hemen erabaki behar duguna da eta zuk gainera esaten zenuen estabilidad certeza y continuidad horretarako marko fiskala

uneko beharrak asetzeko egin behar da modu zintzo batean edukitzeko eredu bat eta hori da
gaur hemen egin beharko genukeena eskerrik asko eskerrik asko pinedo andrea

euzko abertzale taldearen ordezkari den gorospe andreak dauka hitza

hasiko naiz armonizazioa aitzakia ez denean pinedo andrea argi eta garbi justu zuk esan dozun kontrako esan dugu homogeneizazioa ez badirudi esandakoa ez duzula ulertu edo gauza bata esan nahi beste bat esan zuk berdin esango zenuela edo emango zenuela erantzun hori justu horixe argitu izan armonizazioa bai homogeneizazioa ez zirrikituak horretan ere esan dogu tarteak badagoz asko zarratuta baina zuk esan dozu guztiz zarratuta dagozala

lan asko dago egiteko lana hobetu behar da horretan aritu behar gara baina balorean ipini behar da egin dena guk inondik inora ere ez dogu esan guztiz zarratuta dagoenik pinedo andrea indikadore sozioekonomikoak

harro egoteko arrazoia dagoenean pozik egon behar gara ez harrokeririk baina bai pozik daukagunagaz eta gure indikadore sozioekonomikoak europar batasuneko hogeita zazpi lurraldeak kontutan izanda askotan

ipar europako lurraldeen gainetik gaude aztertu egizu eustatek egindako

gauza bat da presio fiskalarena eta beste gauza bat da indikadore sozioekonomikoak presio fiskalarena aipatzen dozunean berriz esan behar dautzut

ez dozuzala kontutan izan gizarte segurantzako gastuak eta oso garrantzitsua dela zeren presio fiskala neurtzeko

enpresariek eta langileak egiten dituzten ordainketa guztiak eta horrek lurralde bateko presio fiskala igotzen du eta

murrizketak aipatu dituzu baina zuek gobernatzen duzuen lekuetan

ezgaituen laguntza laguntza zerbitzuak ehun eta zortzi mila zazpiehun eta hamairu

udalei emandako laguntzak adinekoen udal egoitzak gehi plaza psikojeriatrikoak hirurehun eta hirurogeita hamabost mila zortziehun eta hirurogeita hamaika beste hainbat eta guztira

aurrekontu hauetan beraz nik ez dakit zer da dela eta eta

besteoi ez egiteko murrizketak zuek gobernatzen duzuen lekuetan egiten dituzuenean al señor

eusko alderdi jeltzaleak ez dio inoiz uko egin fiskalitateari edo zerga esparruari buruzko eztabaida bati

eztabaidatu eta gorpuztu ditu dagokion lekuan foru organoetan orain indarrean dagoen ia zerga arau guztiak adostuz edo gorte nagusietan edo neurri fiskal bakoitza eztabaidatu behar den lekuan

hemos reiterado eskudunak diren erakundeetan eta erreforma integrala hori da gure diskurtsoa irakurriko dizut baita urkullu lehendakariak bere kargua hartzeko eztabaidan esandakoa el nuevo gobierno

eta jarraitu zuen esanez guztiz jabetuta nago zerga politika are eraginkorragoa izango dela hausnarketa partekatutik abiatzen baldin badugu fiskalitateak ziurtasuna bermatu behar du baldintza horietan oinarrituta gobernuak beharrezko erronka gisa planteatuko du hiru foru aldundiekin lankidetza eta koordinazio eraginkorra lortzea gaur esan dugun gauza bera

dispuesto ez daukat denbora askorik eta beraz amaitzen joan beharko naiz guk beti erakutsi izan dugu adostasunerako akordiorako borondatea honetan ere berdin planteatzen dugu eta ortuzar gure euskadi buru batzarreko presidenteak astean esan duen

ebazpen proposamenak legebiltzarreko idazkaritzan sartzeko

ebazpenak sartzeko eta bilkura berriz hasteko